gai zerrendako seigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena elikadura burujabetzaren plan integral bat lantzearen inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimenak

azken hauteskundeetan egin zuen salto euskal politikagintzara eh bildutik elikadura burujabetza izenarekin jaurlaritzako sail bat proposatu genuenean

atzetik etorri ziren beste alderdi batzuen balorazioak tartean ezaguna egin zen txiste txar bat ere bai

lehendabizi esan nahi dut elikadura burujabetza ez dela

ideia bat elikadura burujabetza kontzeptua la villa campesinan nazioarteko baserritar mugimenduak plazaratu zuen

urtean elikaduraren munduko gailurraren baitan orduz geroztik proposamena

indarrak bilduz joan da eta gaur egun mundu mailako

defendatzen du eta erakunde eta gobernu ugariren babesa ere badu askok uste dute elikadura burujabetza

jatea dela eta ez ez da autarkia bat edo ekonomia itxi bat

zabalagoa da eta gaur hemen azaltzen saiatuko naiz gaur egun elikaduraren inguruko erabaki garrantzitsuak baserritar eta herritarrengandik oso urrun hartzen dira munduko merkataritza erakundean esaterako elikadura merkantzia bezala ulertzen da inportazio esportazio logikaren barruan erabaki hauek

bitartekari eta espekulatzaileen interesak defendatzen dituzte ondorioak nabarmenak dira

familiarrak baztertzea gosea baserritar eta arrantzaleen desagertzea landa inguruak jendez elikadura osasuntsuaren galera ingurugiroak kaltetzea bioaniztasuna galtzea eta abar luze bat eredu neoliberal bortitza nagusitu da ekonomiaren liberazioak merkatuaren arautze tresna guztiak

ditu eta ekoizpena deslokalizatzen du hau da merkatu librea baliatuta produktuak merkeen lortzen diren lekuetan ekoizten dira hori guztia tokian tokiko arazo

baldintza sozialak kontuan hartu gabe noski euskal herriko edozein supermerkatutara joaten bagara apalak elikagai

iruditzen zaigu guk zer jaten dugun guk geuk aukeratzen dugula baina oso oker gabiltza

saltoki handiek eta espekulatzaileek erabakitzen dute guk zer jan eta ez hori bakarrik guk jaten duguna non

nola ekoiztu ere erabakitzen dute beste edozeren gainetik beraien interes ekonomikoak bilatuz elikagaiek jatorrizko ekoizpenetik herritarraren eskuetara iritsi bitartean egiten duten bidea ikaragarri

luzea eta gardentasun gabea gainera luzea tartean bitartekari asko daudelako eta luzea baita kilometro asko egiten dituztelako adibide bezala azken asteotan oihartzuna hartu duen zaldi haragiaren kasua daukagu hona hemen

iritsi aurretik europan zehar egindako txangoa egoitza suedian duen findus etxeak frantziako comigel

hark tavola izenekoari eskatzen dizkio eta tavolak berriz euskal jatorriko lur berri kooperatibaren adar den spanghero izenekoari eta spanghero ere ez du

bi bitartekari ditu errumaniakoa bata eta ziprekoa bestea hau da gaur egungo elikadura sistemak ezkutatzen duena ez da batere gardena iragarkietan dena da naturala dena da artisaua

edota osasuntsua dena herritarrentzat onena

hori bai zerbait erostera joan eta erositakoa zabaltzerakoan ohartzen gara ez dagoela goraino beteta edo

ondoa gorago duela benetan barruan dagoena baino

eta gure burua ere galdetu diezaiokegu hain lotsagabeki

zer ez dute egingo ikusi ezin dugun horretan ekoizpenari buruzko sakoneko informaziorik ez dute ematen administrazioetatik

eta esan beharrik ez dago sistema honetan galtzaile nagusiak jatorriko

eta herritarrak garela orain hogeita hamar urte euskal herriko baserrietan aktibitate desberdinak lantzen ziren behiak oiloak baratza

ogia gazta eta abar salmenta gehiena herritarrei zuzenean egiten zen ordutik hona gauzak erabat aldatu dira ordea jaurlaritzan ia urte

eajtik eredu kapitalistaren aldeko politikak ezarri dituzue lehen sektorean politika desberdinen bitartez

aktibitate batetara espezializatu eta intentsifikatu duzue hau da

kilo edo litro asko ekoiztera baserritar eta herritarren artean zeuden harremanak nahita apurtu

eragotziz horretarako lege sanitarioan multinazional bati eskatzen zaizkion berdinak baserritarrei eskatuz baserritarrak

salduta utzi dituzue eta kapitalismoaren kontsumo ereduak herritarren artean indartu

bestetik epe motzeko etekin bila beste sektore ekonomikoen interesen zerbitzura kudeatu dituzue baliabide naturalak nekazaritza lurrak artifizialduz araba bizkaia eta gipuzkoan

beste erabilera batzuetara bideratu dira agroindustriari komeni zaizkion lege hitzarmen dirulaguntza nekazaritza eta arrantza eskoletako programak eta abarrak

diseinatu dituzue agroindustriari begira adibide bezala araba bizkaia eta gipuzkoan europa guztiko esneetako behi ikuilurik intentsiboenak eta kanpo faktoreekiko dependentzi gehien dituztenak ez dut nik esaten lur sailek egindako

ondorioa da hau azken hogei urteetan euskal herrian

galdu dira lehen sektorean hori bai lehen sektorearen bueltan makina bat

sortu dituzue berez sektorerako zetozen diruekin ezin euskolabelari aipamenik egin gabe utzi nire buruari galdetzen diot eguzkiaren azpian ba ote dagoen norbait

eta abarretan zenbat diru publiko gastatu duen dakienik argi daukadana da herritarrek

herritarrek ez dakite euskolabel harategietan saltzen den okela guztia ez dela hemengoa

kanpoko okelarekin lan egiten baimentzen zaielako herritarrek ez dakite euskolabel tomatea tomate hidroponikoa denik hau da tomate landara horien sustraiak ez daudela lurrean

eta elikadura guztia suero bitartez sartzen zaiela negutegia berotzeko berogailuetan energia mordo bat gastatzen den bitartean

hau da hemengo kalitatearen izenean eajk urte askotan

duena kapitalaren mesedetan nekazaritza intentsiboa eta agronegozioa nolanahi ere azken hamarkadetan

gainbeherak argi utzi du eredu horren porrota eta bideragarritasun eza gaur egun eguneko baserri bat

merkatu globalean euskal herriak guztia du galtzeko hemengo orografia menditsuak klimak eta biztanleriaren kontzentrazioak ez baitu globalean lehiakorra izaten ahalbidetzen

ekoizpen zein kontsumo ereduaren aldaketa sakon baten beharra ikusten dugu eta hori da hain zuzen elikadura burujabetzak proposatzen duena

herriei eskubidea bermatzen die beraien nekazaritza arrantza eta elikadura politikak definitzeko janaren ekoizpena eta kontsumoa beren beharrizanetarako moldatzea herritarrei elikadura eskubidea ziurtatzeko tokian tokiko merkatuak babesteko ingurugiroa eta natur baliabideak eskuragarri izateko eta

horretarako elikadura burujabetzak dio herrialde bakoitzak lehentasuna eman behar diola tokian tokiko biztanleen beharrak asetzeari

merkaturako lehengaiak ekoizteari era berean herritarrak elikatzerako orduan lehentasuna herriko produktuek

ez baita posible norbere buruarentzat eskubide batzuk eskatzea eta bitartean beste herrialde batzuei berenak ukatzea

gertutasunari lehentasuna ematean datza ekoizpena eraldaketa eta merkaturatzea bertatik bertara izatea

nekazaritza iraunkorra eta agroekologikoa bultzatu ekoizpena eta merkatuak erregulatzeko tresnak martxan jarri lurra eta itsasoa babestu eta baserritar zein arrantzaleek herritarrekin zubiak eraiki behar

euskal herria bildutik elikadura burujabetzaren bidean urratsak eman nahi ditugu lehen sektoreari benetako izaera estrategikoa emanez posible delako lanpostu galeratik lanpostu sortzaile izatera pasatzea

asko dira jaurlaritzako sail desberdinetatik norabidez aldatu daitezkeen politikak

egokitzea nekazaritza iraunkorra eta agroekologikoa sustatzea itsas eremu babestuak izendatu eta bertan eguneko artisau arrantza indartzea

elikadura kate osoko informazioa agertzea jatorriko ekoizleari ordaintzen zaion prezioa barne jantoki kolektiboetan bertako produktuak erabiltzea duela aste batzuk denok

baina denbora kontua izango da gure ustez zuek iritziz aldatzen joatea hemen ekoiztutakoa berezitu eta hemengo merkatura ahalik

garatzea baserritar eta arrantzaleen merkatuak sustatzea baserritar eta arrantzaleak beraien produktuak transformatzeko eskualdeetako gune kolektiboak martxan jartzea baliabide naturalak babestea

ereduaren aldeko kanpainak martxan jartzea eta abar luze bat horregatik aurkeztu dugu elikadura burujabetzaren integralaren inguruko legezbesteko proposamena gaur egungo elikadura sistemari irauli bat ematea posible dela ikusten dugulako eta honekin guztiarekin mesederik handiena herritarrei egiten diegulako beste aukera bat da

eta pentsatzea hobe dela zer jaten dugun ez jakitea eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan euskal sozialisten ordezkaria den corcuera andreak dauka hitza

corcuera andrea euskal talde popularraren ordezkaria den lópez de ocariz andrea dauka hitza

eskerrik asko lópez de ocariz andrea euzko abertzaleak taldearen

mahaiburu andrea lehendakaria legebiltzarkideok arratsalde on denoi aurkeztutako proposamena ez da elikadura

atertzeaz gainera ez duzue onartzen plan bat egiteko erabili nahi duzuen teoriaren osotasuna gustatzen ez zaizkizuen zati batzuk ezkutatuz

europako eskualdeen mailan eta arautu egin zuen gero gobernu sozialistak desegin egin zuena gainera reconocemos nuestra aceptación de las políticas comunitarias

eskerrik asko tellería jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeak ez du hitzik hartuko erantzunen txandan eh bildu taldearen ordezkaria den lazarobaster jaunak dauka hitza

zuek denoi entzunda ulertu daitekeena da

hemen geratzen den aukera bakarra dela orain arte bezala jarraitzea eredua bakarra dela eta

dela bakarra eta aurrerantzean ere horixe onartzea besterik ez daukagula

nahiz eta egunean baserri bat itxi euskal herrian berdin dio eredua egokia da

ni gaur etorri naiz ganbara honetara

baserritar arrantzale eta herritar askoren

hona nahiz eta

gure ibilbidea behin eta berriro gutxietsi

bai iruditu zait azkeneko urte askotan eajk

lurralde honetan izan duen gobernantzan izan duen pisua dela eta

argi adieraztea beraien politikak nekazaritza inguruan agroindustriara bideratuak izan direla

eta horretan sakondu duzuela behin eta berriro urtez urte egunean baserri

joanagatik corcuera

interbentzioan ikusi dut hor zuen osoko zuzenketa aurkeztu zenutenean

eta gaurko interbentzioarekin ere ez zait guztiz argi geratu guk aldarrikatzen dugunarekin ez baina

aldarrikatzen duenarekin bai ez dakit zertara datorren desberdintasun hori guk bat egiten baitugu

elikadura burujabetza ulertzeko duen moduarekin

anderea ezinezkoa da zurekin eztabaidatzea etxetik ekarri duzu prestatuta

egin nik esan dut elikadura burujabetza ez dela autarkia bat eta zuk leporatzen didazu gero autarkia bat dela esaten ari garela

nola eztabaidatu behar dudan zurekin argi daukadana da bost axola zaizula munduan

mila milioi lagun goseak egotea

hirutik bi gainera baserritarrak izatea guzti hori berdin zaizu kanpesino entzuterik ere ez duzu nahi baina errealitatea hori da eta argi izan hemen egiten dugunak badaukala lotura zuzena munduko beste leku batzuetan gertatzen denarekin eta hemen egiten ez dugunak ere bai

nahi dugula ez dakit zer konpetentzi desleal egitea

eta ikusiko duzu nola sanidadeko arautegia oso desberdina den eta baserritarrak bere

bere salmenta burutzeko kilometro erradioaren arabera horren baitako eskakizun sanitarioak daudela eta haiek ere gu bezain dira eta tellería jauna pozten naiz elikadura burujabetzaren inguruan aditu bat bihurtu zarela nik

bere osotasun horretan ulertzen dugu legez besteko proposamenean zioan

normala da bost orriko zio bat jartzea eta ideia konkretu batzuetara mugatu beharra izatea baina guk elikadura burujabetza bere zentzu zabalean

ulertzen dugu eta denbora bukatzen ari da eta bakarrik merkatuak erregulatzea hori zer den horren inguruan aipatu duzu zerbait eta

elikadura burujabetzak adierazten duena da bai ekoizpena eta bai merkatua bera ere erregulatu egin behar dela

nola erregulatzen da hor daude esne kuotak europatik erregulatuta dago nahiz eta

urratsa emango duten kapitalismoa indartzera eta kuotak desagertu egingo dira

ekoizpenerako erraztasun gehien dituen herrialdeak

eta euskal herria bezala mendiak eta aldapak dituen lurraldea ezin izango du merkatu global horretan inoiz

eta merkatua erregulatzeko sistemak ere badaude bueno egon izan dira

zerealen biltegi publiko bat egon izan da baina politika neoliberalek hori ere bertan behera edo zapuztu zuten
eta horren funtzioa osoa garrantzitsua zen lazarobaster jauna amaitzen joan mesedez bai oraintxe bukatuko dut eskerrik asko oso garrantzitsua zen

gora egiten zuenean biltegi publiko horretara zereala erretiratzen zen eta merkatuan prezioak

zereal hori merkatura ateratzen zen beraz tresnak eta aukerak badaude behar dena da

aldeko apustua egitea eta horixe da hemen ikusten ez duguna eskerrik asko

popularren ordezkariaren lópez de ocariz andereak dauka hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den tellería jaunak dauka hitza

eskerrik asko tellería jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko

emandako botoak hirurogeita hamairu bai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

zazpigarrena beste baterako utzi denez gai zerrendako zortzigarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena kiroleko indarkeriari buruz

eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak dauka hitza

abenduak hogeita bederatzian anoetan jokatutako euskal herria eta boliviako selekzioen arteko partida jai egun bat izan behar zuen joko ona joko garbia

egon behar zuen eragile batzuk bere lana egin zuten jai eta aldarrikapen

animatzeko giroa tamalez guztion dakigun moduan gaiztotu zen esait euskal selekzioaren aldeko taldeak argudiatu zuten bengala eta petardoen erabilera

testualki hori egin duten sektoreek gogoeta egin beharko lukete partidan azalduriko jarrerek izan dituzten ondorioen inguruan guztiz

argi adierazi nahi dugu eh bilduk ez duela partidan ikusitako jarrera horiek inolaz ere onartzen goibeldu nahi da jai

kriminalizatu nahi da euskal herriko selekzioaren ofizialtasunaren eztabaida pentsatzen dugu

ofizialtasunaren aldeko aldarrikapenari ezin dugu ulertu zein interes zeuden hintxa horien atzean dudarik gabe ez zen euskal herriko selekzioari babesa ematea

aitatasuna leporatzea kasu horretan ez dauka ez hankarik ez bururik

gaur egun proposamen hau ekarri duzuenei munizioa ematen dizuete euskal selekzioaren aldeko aldarria kriminalizatzeko irakurketa interesatu bat egiteko balio izan du hala eta guztiz ere ez da egin behar den gogoeta bakarra aztertzekoa da baita ertzaintzaren jarduna ere lehenik eta behin

bengalak sartzea ekiditeko aldez aurretiko kontrolek jardun prebentiboak ez zuen funtzionatu

prebentziozko funtzioaren porrota agerian uzten du

erantzukizuna behin bengalak barruan zeudela

beranduegi zen egitekoa ez zen jada horien bila joan eskuratu

atxilotu hori ezinezkoa zen bengalak piztu eta itzaltzen dira suhiltzaileek profesionaltasun osoz jaso zituzten joko zelaira erortzen ziren bengalak eta itzali askoz gehiago ez zegoen egiterik

bengalan bertan behera uztea eskatzearekin batera ertzaintzaren interbentzioak berriro frogatzen digu gauzak baretu baino istiluak larriagotzea baino lortu poliziaren presentziak probokatu zuen istilu gehiago gauzak bere horretan bueltatzea lortzea baino poliziaren bortizkeria bortizkeri gehiagoren pizgarria asko dira horren lekuko batzuk lekuko horiek gaur egun hemen legebiltzar honetan ere jesartzen dira horregatik pentsatzen dugu argudiatu behar dela

ertzaintzak harmailetan izandako interbentzio

ekidin nahi ziren kalteak baino handiagoak eragin zituela batez ere egon zen zauritu kopuruak adierazten duen moduan argazki osoa behar dugu hemen planteatu da ertzaintzaren partetik

ez da inolaz ere aipatu publikoan zaletuen artean ere

eragin ziren zaurituak zenbatekoak izan ziren interbentzio honek jarri zuen arriskuan bertan zeuden familiak eta zaleak ez aipatzeagatik jende oldeak abalantxak

erortzearen arriskua ertzaintzaren jarrera ez zen izan animoak baretzekoa erasokorra baino ertzaintzaren presentzia interbentzioa eta kargak asaldatu egin zituen animoak

prebentiboki konpondu behar zena zorigaitzeko eraso bat bilakatu zen zaurituak egon ziren alde guztietatik nahiz eta horrelakoetan ohikoa den moduan polizien zauriak zehaztu daitezkeen horretarako tresnak baitaude ez ordea zaleek sufritutako zauriak horiek zenbatzeko ez dago egon baziren asko gainera berriro esaten dut kaltetuen argazki osoa ez da ekarri nahi etxe honetara legebiltzar honetara ertzaintzak adierazitako jarrera horiek sutara gasolina gehiago botatzea suposatzen zuten

eraman behar gaituzte planteatzera nola aurre egin nahi diogun eredu polizial berri bati berriro

inoiz ez gertatzeko eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna mistoa

euskal socialista taldearen ordezakaria den unzalu jaunak dauka hitza

lehendakari jauna legebiltzarkideo arratsalde on guztioi

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iparragirre jaunak dauka hitza

gaur alderdi popularrak eztabaidatzeko ekarri digun gaia eragin zuzena du indarkeriarekin baina aurkezpen zioan eta geroko proposamenetan ikusten denez kasu konkretu bati zuzenduta dago eta ez kirolean indarkeriari bere osotasunean egun hartan

erabaki genuen anoetara hurbiltzera euskal selekzioarekin batera aldarrikapen eta festa giroan arratsaldea pasatzeko asmoz ordurako

istilu arriskua eta izua eragingo zituen ekintzak antolatzea

ez diolako inolako mesederik egiten ofizialtasunaren aldeko

egun horretako lelo nagusia izanik hau horrela izanda segurtasun sailburuak ikerketa bat irekitzeko agindua eman zuen eta emaitzak

agerraldian azaldu bezala badira hobetu beharreko gauzak esan beharra dago segurtasun sailak emaitza hauek kontuan izanik aztertu

aplikatu lekioke baita ere iazko legealdian arartekoak

aurkeztutako txosten batean egiten zuen gomendioa haurrek eta nerabeek egindako kirola une oro eta edozein testuinguruetan hezkuntza parametroen arabera garatzen dela bermatzearen beharra

gabineteak kaleratutako ikerketan eta inkestatutako pertsonen arabera

badugu kirolean indarkeria ezabatzeko erronka ugari haurrengandik hasi eta

jarraituz baita ere kirol inguruan murgiltzen diren eragile guztiak kirolariek beraiek guraso senide eta lagunak entrenatzaile epaileak zer esanik ez ikusleok gaurko ekimenean agerian geratzen den bezala

bueltatuz guk osoko zuzenketa bat aurkeztu genuen eta erdibideko bat sinatu dugu alderdi popularrak sozialistak eta upyd k hemen esan den bezala

sinatzeko erdibidekoa dela beraz gure gonbidapena aldeko bozka emateko besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

eusko talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

eskerrik asko barrio jauna eh bildu taldearen ordezkaria dauka hitza arzuaga jauna

de motu propio kirolean izandako bortizkeriaren aurrekari mingarri

gentozen ertzantzak beste futbol partidu batean izandako jarrera bortitz eta justifika ezin batetik gentozen

kasu horretatik gentozen orduan eta oraingo honetan

esaten dugu harrigarria da batzuk gertakariaren larritasuna ikusita ertzantzaren jarrerak baretzea baino ikuspegi prebentibo batean hobetzea baino

handiagotu larriagotu nahi izatea hori ez da bidea hori ez da ziur nago ertzantzak ere ez nahi duena no queremos

una superioridad patética eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

ez du hitzik hartuko euskal sozialistak taldearen ordezkariak unzalu jauna zurea da hitza

había gente que sabía mesedez hitz egiten ari denari bere txanda da

eskerrik asko unzalu jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iparragirre jaunak dauka hitza

arzuaga jauna gaur ekarri duzu ganbara honetara sailburuaren agerraldian egin zenuen diskurtso berbera

gauza batez ados nago ados nago zurekin esaten duzunean anoetan jokatutako partida

egun bat izan behar zela tamalez ez zen horrela gertatu

ez daukagula zalantza izpirik istilu haien aurrean nortzuk izan ziren errudunak errudun bakarrak euskal selekzioa aitzakia bezala erabiliz astakirten multzo batek bortizkeri osoz arriskua beldurra zaurituak jendearen egonezina eta kalte ugari egin zituzten eta holako portaerak gaitzetsi egin behar dira ez bakarrik

poliziaren bortizkeria izan zen bortizkeriaren pizgarria ez da egia hori

hogei minutu inguruan pasa ziren ertzaintza azaldu zen arte

milaka zaletuok jasan egin behar izan genuen bengalek eragindako kea askotan jokalariak ikusteko arazoak sortuz

egonezina beldurra nabarmen sumatzen zen bortitz multzoari begira zenbait lekutatik txistuak ere entzun ziren jende multzoari begira guganako eta kirolarienganako errespetu falta adierazi nahian gero

horretan ari da segurtasun saila ikerketa batzordea bukatu zen ezkero ertzaintzaren jarduna antolakuntza eragileena

honi buruz gogoeta bat egitea akatsak aztertu eta gogoan hartu beste baterako baina ardura guztiak astakirten multzoarena izan zen hori garbi daukagu
besterik ez eskerrik asko eskerrik asko iparragirre jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu

sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bai berrogeita hamalau ez hogei ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratzen da gai zerrenda agortuta osoko bilkura amaituta